osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen jakinarazten dizuet laugarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua legegintzako herri ekimeneko lege proposamena euskal hezkuntza sistemaren kohesio handiagoa lortzen

banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu zuzenean

eztabaidari hasiera emango zaio legegintzako herri ekimeneko lege proposamenaren ordezkariaren saioaren beren ekimena aurkeztu eta defendatzeko gero egingo da

eta horren ondoren erantzuteko bi txanda hamar minutukoak botazioaren ostean

beraz lehendabizi zubiri rey jaunak dauka hitza

eskerrik asko

egun on lehendakari jauna legebiltzarkideak legebiltzar honetako langileak kanpaina bidelagunak egun on guztioi

plataformari irekitzen zaiola tribuna hau gure inpresioa da

jokaldiaren azkenengo astean dena den honaino heldu garenez

eta tarte honetan saiatu egingo gara tramitazio eztabaida honen egokitasuna defendatzen funtsezko bi idei nagusiekin

eta beste aldetik eskola segregazioaren larritasuna

nortzuk gara gu elkarte txiki bat gara agente ezberdinekin elkarlanean ibili gara

sindikatu batzuekin eskola publikoaren zuzendaritza elkartearekin

txiki batzuekin eta hilabeteak eman ditugu etxe honek arautu zituen baldintzak betetzen

betebeharrekoak beti ere nolabait hiritarrak bezala eztabaida eta proposamena bat hona ekartzeko milaka plegu inprentan hartu

azaldu kontraste horietan besteen bizipenak eta ikuspegiak entzuten

lehenengo aldiz elektronikoki europar parlamentuko software bat erabiltzen

lehenengo aldiz euskaraz euskaratu egin dugu software europar hori nolabait elektronikoki sinadurak biltzeko eta hau guztiaren ostean

ia inork ez du ukatzen lehen bai bere garaian ukatzen zen

nolabait eztabaida honen inguruan nolabait topatu egin ditugun oztopoak eta beto nolabait saiakera

adierazle bat eta bestaldetik ere gardentasun aldetik gure kanpainan erabili egin ditugu datu batzuk eusko jaurlaritzak eskola kontseiluaren bitartez

nik uste dut nahiko interesgarriak radiografia bat ematen dutela eta guk kanpainan erabilitako datuak

zonaldeka nolabait desoreka dauden desorekak zonaldeka eta hori

gero bestaldetik aipatu dudan bezala badaude bunkerren dauden ikasleak eta horri buruz ere gogoeta bat egin behar dugu zein motatako hezkuntza jasotzen ari dira zein balioak zein esperientziak

eta gaur biak uztartuz nolabait getoa eta bai bunkerren artean klaro nolabait ez ia hezkuntzan baizik eta gizarte bezala ezta zer gizarte eredu bat eraikitzen ari gara kohesio aldetik elkarbizitza kataluniako txosten oso interesgarriak egin ditu honi buruz

erloju bonba bat da nolabait han inkubatzen ari den arazoa nolabait eta hori kontutan izan behar da batzuk pentsatzen dute beno izkina batean dagoen

nolabait gizarte osoari egingo dio eragina bai

arartekoaren txostenean ateratakoak euskadiko eskola kontseiluan

eta argi utzi behar dugu funtsezko proposamen hauek ez dutela ukatzen inondik inora kristau elizaren edo ikastolen papera

hemen nolabait dagoen ildo nagusia da hezi

eta geto horien artean dagoen dauden hesiak hesi segregaitzaleak

sin más pnvri eta alderdi popularrari

gure proposamena guztiz bateragarriak dira nolabait zuen baliokin ez dakit ideologikoki bai demokrazia kristau edo

direla ezta eta benetan horrela uste dugu eta gonbite

eztabaida honi heldu eta sakondu ezta termino

dugun bezala eman aukera eztabaidari eta

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

jauna jarraian aldeko txanda bat irekiko dugu

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari legebiltzarkideok egun on guztioi egun on ere osoko bilkura honetara etorri zareten

herri ekimenaren bultzatzaileei handiak zarete

nire gure esker ona eskerrik asko baita ere

ekimena babestu duzuen sindikatu guztiei steilas

baita lab sindikatuari asteartean emandako babesagatik hainbat plataformei eta mila esker

eskola inklusiboaren aldeko herri ekimena legebiltzarrera heltzen lagundu duzuen guztioi hau bai dela auzolana hau bai dela

andrea zorionak benetan honaino heltzeagatik eta mila esker eskola segregazioa gure euskal agenda politikan jartzeagatik

beldurrik gabe eta arrazoi desberdinengatik lehenengo egunetik lehenik eta behin segregazioa existitzen

eta existitzen denaz hitz egin behar da eta gobernuen paperetan gobernuen hitzetan horretaz ez da hitz egiten también porque creemos

proposamena inklusio eskola premiaren indizea ezarri behar dela esaten

proposatzaileek matrikulazio prozesua bateratu behar dela zonatako matrikulazio bulegoen bidez ez da bakarrik proposamen honen aldarrikapena plataforma askoren gure proposamena ere da eta

ados gaude eta gobernuak ez du ezer egiten zentzu horretan proposatzen du baita ere itunak ez direla berriztatu behar desberdintasun sozialeko ikasleentzako

eskola komunitatearen eta administrazioaren arteko hitzarmenen bidez por qué no

euskadin familia irakasle eta hezkuntza langile ezin hobeak dauzkagu

kalitatezkoa izan dezaten gaur zuen bozkekin ez dakit alderdi sozialisten bozkekin eztabaida ukatuko gaur eztabaida ahalbidetzeaz eztabaidatzen ari gara ez ekimenaren edukiaz

guk ez dugu ikusten lege hori martxan dagoenez ezin da beste gaiez eztabaidatu orduan noiz jarri data bat hona ekartzen dituzuen akordioa hezkuntza komunitatearen ezetza jaso dute ezetz errotundo bat jaso dute noizko aurreproiektua zergatik itxaron behar dugu zergatik ezin da gauzatu ilp hau noiz arte itxaron behar dugu

erabilitako argudioak eta faltsua aintzat hartzen badugu alde batetik hezkuntzako borrokaldiari esker

baina segregazioaren arazoari ez zaio inondik inora erantzuten berriro ere esango dut segregazioaren arazoari ez zaio inondik inora

su respaldo bestalde hezkuntza paktua eta balizko hezkuntza lege berriari begira eajk ez du hezkuntza eragile nagusien inongo

eragileak kanpoan geratu dira besteak beste proposamenak dituen hutsune ikaragarriengatik eta eajk ekarpenak onartzeko eduki duen borondate ezaren ondorioz herri ekimen bat

zer aldatu da azken hauetan berriro galdetzen dut badakigu prentsaurreko horietan parte hartu zenutela lege proposamenean eta honen beharrean sinesten zenutelako

adelante elkarrekin podemosetik baiezko emango diogu tramitazioari beharrezkoa delako

eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

egunon denoi uriarte andrea urkullu jauna zorionak zorionak

herritarrari eta herritar taldeari zorionak herri ekimen legegile hau bultzatu duten zubiak eraikiz plataformari eta eragile guztiei eta batez ere eta bereziki egunerokoan ikastetxeetan auzoetan

babesik gabe edo babes eskasarekin segregazioa gizarte arrakala gainditzeko lanean ari diren irakasle herritar aukera berdintasunaren gizarte kohesioaren alde lanean ari diren irakasle herritar horiei zorionak

badakitelako gizarte gisa dugun erronka nagusietakoa dela eta ez soilik hezkuntzari dagokion erronka bat dela baizik eta gizarte

hezkuntza desberdintasun sozialak gainditzeko dugun bitarteko garrantzitsuena dela

inor baino hobeto dakitelako baina ez bakarrik jakin sinesten dutelako

inklusiorik ez dagoelako eskola arrakastarik zorionak zuen konpromiso inplikazio elkarlanerako auzolanerako

eta ekimenagatik garai hauetan konpromisoa auzolana erantzukizuna

honetan beraz demokrazian sakontzeaz ari garelako aukera berdintasunaz

pertsona bakoitzak aukera izatea bere etorkizuna eraikitzeko herria eraikitzeaz ari garelako elkartasunaz eta kontuz ez karitateaz

herri ekimen legegile honi baiezkoa emango diogu aukera bat dugulako

eta zalantzarik gabe giza eskubideetaz ari gara baiezkoa konpromiso osoa dugulako

inklusioarekin herri honetako herritar bakoitzarekin eta guztiekin eta lanean jarraituko dugu segregazioari aurre egiteko gure gabeziak gabezi eztabaidak irekiaz ekarpenak ekarriaz ekarpenak partekatuz

aplikatu behar dira ezarri behar direlako berandu goaz dagoeneko ia gizartea gainetik pasatu zaigu uriarte andrea gero eta gizarte konplexuagoa

gizarte arrakala egonkortzeaz gain areagotzen ari da eta uriarte andrea

begira badakigu gaia oso konplexua dela badakigu gaia ez dela erraza

osatu behar direla baina ekarpen guztiak beharrezkoa ditugu eta gainera uriarte andrea dituzu hamazazpi mila herritar

erantzukizuna konpartitzeko hainbeste aldarrikatzen duzuen lidergo partekatuan aritzeko hainbeste aldarrikatzen duzuen inklusioaren alde

aprobetxatu begira gai honen inguruan ere astelehenean bertan batzordean aritu ginen

esan nien gai hau gai honi konponbidea denon artean diogu ez da soilik erantzukizuna hezkuntza sailarena prest gaude erantzukizuna konpartitzeko baina zuek horretarako ere ez zaudete prest horretarako ere ez edo bestela bestelako gizarte eredu bat duzue

eta bigarren mailako herritarrak egongo diren non hezkuntza pribilegio bilakatuko den non

eskulan merkea eskola publikoa eskola izango den eta gauza bat esango dizuet erronka hau ez da eskola publikoarena soilik erronka hau guztiona da

mezuak neurriz lagunduak egon behar dira eta bakoitzak egiten duenetik hasten da

segregazioaren parametroak ez dira toki guztietan berberak noski oinarri amankomun bat dago

aterki bat behar dugu hezkuntza politika zehatza bat behar dugu

behar dugu etxebizitza politika bat behar dugu hizkuntza politika bat zertarako auzo eskolak eraikitzeko auzoak eraikitzeko herriak eraikitzeko auzo herri dinamikoak inklusiboak eraikitzeko

begira esku artean ditugun txosten guztietan agertzen da

ekonomia baxuko herritarrak etorkinak hemengoak diren baina gurasoren bat atzerritarra dutenek seme alabak auzoko ikastetxeetan matrikulatzen dituzte beraien seme alabak

ere gauza berbera egin beharko genuke ezta eta hezkuntza sailak zer egiten du

auzo ikastetxe horietan matrikula bideratzeko zer egiten du auzo ikastetxeak auzoko aniztasuna islatzeko aniztasuna diskurtsoetan zoragarri geratzen zaigu baina errealitatean uriarte andrea aniztasuna gustatzen zaigu

gizarte arrakalarekin euskadi hobea da arazoa ez delako

da hezkuntza sailak ez du ezer ulertu edo ez du ezer ulertu nahi eta ez da ezertan ari nahiz eta horretarako bideak

ez zen segregazioa zegoela onartu nahi eta orain ere ez dakit ikusi nahi den dugun hezkuntza sistema ez da eraginkorra dugun hezkuntza sistema antolakuntza estratifikatua da segregatzailea da ez dakit zenbat sare ez dakit zenbat hizkuntza eredu estratifikazioaren araberako emaitza non argi geratzen den adierazleak emaitzetan eragina beraz ez duzue uste dugun krisi sakona probestu beharko genukeela garai berriei egokitzeko gizarte berriari egokitzeko eta batez ere etorkizunari begiratzeko eta berrantolaketa bat egitea

momentu honetan ia indarrean dagoen hezkuntza sistema ez da bideragarria

ekonomikoki eta berrantolakuntza bat behar du dagoeneko hezkuntzak ezin du bete dagokion funtzio berdintzailea eta ez da kontua ikasleak modu orekatuan zenbakiak izango balira bezala ikastetxeetan sareen artean banatzea

inklusioaz ari gara herritar bakoitzak senti dezan hemengo parte dela sentido de pertenencia lantzeaz ari gara

hezkuntza sistema honek porrot egin duela egoera dramatikoa da

andrea gure hiri auzoetan gizarte paraleloak sortzen ari gara gasteizeko ikastetxeetara bisita egin genuenean ere garbi ikusi genuen ikasle horiek

erdigunea ez zekiten euskadin edo basque countryn bizi zirenik

eta guztioi eragiten digu eta guztiok larrutik ordainduko dugu hau ez badugu gainditzen ez dakit gaur datuak eman edo ez

baina hemen asko ez zaudete batzordeetan eta datuak botako ditut begira euskadik bere maila sozial ekonomiko kulturalean behera egin du

eaen bi mila hamabitik bi mila hemeretzira segregazioa areagotu egin da ehuneko

ordura arte kontrako bilakaera zuenean egoera xahugarrian dauden ikasleen hamaretik zazpi ikasle

eta ikastetxeen ehuneko berrogeita sei koma seiari eragiten die

ehuneko laurogeita zortzi koma bederatzi titularitate publikokoak eta beste hainbat datu eta ebaluazio diagnostikoan ere emaitzak ikusi

beraz eajko jaun andreok gaur ez dakit zer egingo duzuen baino bistakoa da baina benetan eman duzuen diktamena lotsagarria da lotsagarria da aitzakiaz betea eta benetan

eman beharko zenukete akordioa denon artean egiten delako

men egitea ez dago akordiorik guztion ekarpenak kontutan hartzen ez badira eta hori da zuen ohiko jokabidea

izenean elkarrizketarik eza negoziazioaren izenean negoziaziorik eza

gainerakoak zuek diozuenari men egitea ez dugu merezi hezkuntza sail hau itxia da

erantzukizunari ihes egiten diona eta ez dena gai etorkizunari aurre egiteko soilik modu erreaktiboan funtzionatzen du lortu diren gauza apurrak lortu dira mobilizazioen ostean borroka askoren ostean presio askoren ostean uriarte andrea

ez da sinesgarria gobernuaren irismena eta bertan jasoriko argudioak oinarrizko akordioan ez da segregazioa

aurre egiteko borondaterik orain arte ez duzue erakutsi begira benetan borondatea izango bazenute gaur

bertan landutakoa jaso legean bolkatu aukera diferenteak daude

eta horren beste adibide bat da agortuak dauden ereduak a b eta bostehun guk ere hori gainditzeko proposamen bat egin genuen

zuek betiko bezala ere atea itxi zenuten edozein ekarpen blokeatu egiten duzue eztabaida minimorik gabe

ezezkoa ematen diozue eta hori ez da demokratikoa hori ez da demokratikoa

min egiteko ez gaude erasotzeko gu hemen lanerako gaude gaude erantzukizunak partekatzeko eztabaidak eztabaida desberdintasun desberdintasun batzuetan iritsiko gara akordioetara beste batzuetan ez zergatik gu lanerako gaude herri hau maite dugulako herri hau maite dugulako eta benetan sinesten dugulako hezkuntza dela gizarte baten eta herri baten orubea eta

begira nik niretzat izan dudana nahi dut besteentzat ere

beste batzuek bezala eta hemengo gainerakoen bezala ez zuten ezer ezer lan asko egin behar izan zuten asko lan eta lan borroka eta borroka ez zuten aukerarik izan gure aitei eta amei ikasketak emateko

eta guk beraiei esker ikasteko aukera izan dugu eta euskaraz ikasteko aukera izan dugu

hezkuntza eskubide bilakatu da eta orain zer

irabazi dugun guzti hori galdu behar dugu eta beste ideia bukatzeko a ver horrela hobeto ulertzen duzuen begira hezkuntzan

aurre egitea zertarako gaur hemen ez dago baina artolazabal andreak gidatzen duen

egin ahal izateko hezkuntzan inbertitzeak esan nahi du bingen zupiria jaunak ahobizi gehiago izatea bai eta segregaziori aurre egitea edo egiten baldin badiogu ere tapia andreak

garatzeko eta hezkuntzan inbertitzen jarraitzen baldin badugu

euskal herriko mendi zoragarriak ezagutu ahal izateko eta jarraitzen badugu aurre egiten inklusioaren alde kohesioaren alde urkullu jaunak herritar gehiago izango dute herria hau bere sentituko dutenak prest egongo direnak ekarpena egiteko

aurrera egin ahal

badirudi ez duela inork parte hartu behar beraz deialdia egingo dugu bozketarako

hemen dauden legebiltzarkideei beraz beste bat ez dut onartuko

amaitu denez bototara jartzen da legegintzako herri ekimeneko lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

zer ez dabil ondo sartuta daukazu ez txartela

bozketaren emaitza onako izan da

ez da aintzat hartu legegintzako herri ekimeneko lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara eta lehenengo euskal talde popularraren ordezkaria den

andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburua lehendakari egunon guztioi

gizarteak eta norbanakoak aurrera bidean jartzeko faktorerik garrantzitsuenetarikoa da funtsezko elementua pertsonen aukera berdintasuna sustatzeko horregatik euzko alderdi jeltzalearentzat ikasleak dira hezkuntza sistemaren ardatza

ekitatezko eta bikaintasunezko heziketa integratzailea dugu beti gogoan etengabe aldatzen ari den gizarte baten hezkuntza arloko behar berriei erantzungo dien sistema eztabaidagai dugun herri ekimen legegileak inklusioa du helburu nagusi horretan

hemen gauden guztion helburua da hezkuntza sisteman eta gure ikastetxeetan oreka kohesio sozial inklusibotasun kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoak lortzea zilegia da legebiltzarrera ekarri den proposamena baina hori bezain zilegia da proposamena ez konpartitzea

egokia iruditzen era berean ez zaizkigu egokiak iruditzen zenbait bozeramailek hemen gaur erabili dituzten zenbait klasifikazio eta kalifikatibo

segregatzaileak zergatik bozkatu dugu kontra

eta tresna egokiak iruditzen ez zaizkigulako akatsa iruditzen zaigu helburua eta tresna nahastea ekimenean tresna helburu bilakatu dela iruditzen zaigu

gainera honezkero legebiltzar honen esku eta eztabaidatu zai dago jaurlaritzak hezkuntza komunitatearekin landu eta adostu duen akordiorako oinarrien dokumentua

euskal hezkuntza sistemak bere osotasunean dituen erronkak eta sistemaren oinarrizko printzipio eta zutabeak zalantzarik gabe inklusioa ere horien artean egon behar da hezkuntza legeak ikuspuntu integral eta intergratzailea behar duelako oinarrian bestetik

hainbat gogoeta egin du eta dagoeneko hainbat neurri daude abian hamaika esku programa oso emaitza positiboak ematen ari dena eskola inklusiboaren esparruan aniztasunari erantzuteko plana estrategikoa

bigarren plana eskolatze irizpide bateratu berriak landu eta aplikatzen dira bizikidetza eta kohesio soziala sustatzen dutenak

ikastetxeetan eta sisteman oro ar egonkortasuna sustatzeko neurriak adostu dira mahai sektorialean lan eskaintza publikoak bitartekoen egonkortasuna

indize hori baliatuz faktore desberdinek eraginda egoera bereziki zailak dituzten ikastetxe eta taldeei berariazko laguntza eskaintzen ari zaie

moldatu eta bestelako erabaki batzuk ere har litezke malgutu litezke indizea aberastu liteke aplikazio aukera gehiago aurkitu litezke baina dagoeneko

hainbat dira zuzenean edo zeharka hizketa gai ditugun errealitatean eragiten duten faktoreak hirigintza etxebizitza politikak enplegu aukerak

aisialdirako aukerak ezaugarri antzekoak dituztenekin egoteko borondatea hortaz izan gaitezen horretaz guztiak kontziente eta ez diezaiogun gure buruei iruzur egin

eragindako errealitate anitzei eman beharreko erantzuna hezkuntza sistemaren bizkar bakarrik utzita termino reiterando una convicción

eskerrik asko berriozabal andrea gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena agirre andrea zurea da

legebiltzar honetako ordezkaritza bat txikitik handira hasita barrio jauna prieto jauna zabala andrea ni neu agirre berriozabal eta urkullu lehendakaria bera ere gure programaren barruan

goazenetako batzuk seguruenez egonda gaude bertan pero

huyendo de guerras y de miserias horregatik oso ondo dago lehendakariak berak diasporaren egunean egin zuen aitortza hau da

errealitate honen aurrean horrekin guztiz ados gaude justizia historikoa da gu hartu eta hartzen gaituzten bezala hartu behar ditugu kanpotik datozenak

geratzea erabaki dutenak zein egun batzuetarako bakarrik igarobidean beste leku batzuetarako igarobidean geurean egun batzuk bakarrik egiten dituztenak zaintzen dakien herria izan behar dugu harrera herria hori esan gura

adostasun handia dagoela legebiltzar honetan eta batez ere batez ere herritarren artean gu geuk

eta norbanakoei eskertu nahi diegu antolatu eta gainera ondo antolatzeko gai izan direlako harrera egokia emateko euskal herrira etorri direnei

eta hori da zuok egin duzuena eskuak zabaldu

gora zuek eskerrik asko zuek hor egon zarete gainera batez ere sistema publikoak kale egin duenean

kale egin du asmo ona bai onak hori aitortzen dugu baina ez da maila ematen ari ez daukalako herri bezala migrazio politika sendo bat gurera heltzen direnen arrera egokirako irizpideak

hezkuntzan osasunean enpleguan hau ez da uda honetako

atzerritik etorritakoak gure populazioaren ehuneko bederatzi koma lau dira oraintxe bertan ikusi dugu eztabaidatu dugu eskola segregazioaren arazoa ez da hori gure migrazio politikaren beste hutsune bat

sendoa behar dugu horrek indartu behar luke migratzaileekiko arrera kultura gizartean izan ere ikuspegiren datuen arabera nahiko jarrera bibalentea daukagu euskal gizartean migratzaileekiko onartzen ditugu bai baina ez ditugu inguruan gura

landu egin behar da politika publikoak behar ditugu migraziorako ezin da egun batean migrazio plan bat aurkeztu eta egun berean migrazio krisi bat daukagula esan

jaso barik egotea gabezia hori argi ikusi da uda honetan berandu eta txarto ibili dira erakundeak gestio eskasa egin dute

harrera egiteko oinarria ez delako sendoa izan larrialdi egoeratzat hartu dute erakundeek aurtengo udakoa eta horren tankerakoa izan da ere erantzuna arrapaladan planifikatu barik inprobisatuz

eraikin zaharretan sartu dituzte esate baterako migratzaileak batzuetan dutxa barik

larrialdiko ikuspegi humanitario batetik erantzuteak ez du esan nahi edozelan erantzun litekeenik justizia sozialaren ikuspegitik erantzun behar da ez zen borondate faltagatik izango seguru ezetz

jatorrizko pekatua beste bat izan da salbuespeneko tratamendua eman diete geure herrira heldu diren migratzaileei

ez diete herritartasun unibertsala aitortu beste mailako hartu dituzte ez dituzte berdin tratatu eta

bi mila zortzitik badaukagu lege bat gizarte zerbitzuetako legea denuntziako dena eta ondo zehazten duena horrelako egoeretan zelako izan behar izan den erantzuna

egoera xahugarrian dagoen pertsona autobuskada bat helduz gero bilbora edo donostiara ze

erakundeek ez zituzten gizarte zerbitzuetara bideratuko aterpetxetara eta orduan zer gertatuta da uda honetan etorritakoekin zer dute berezi

uda aurretik hemen zeuden asko eta asko bezala eta zer aldatu da orain kopurua autobusean etorri direla zergatik ez dituzte gizarte zerbitzuen sistemaren barruan

zerbitzu sozialen sistema ez dagoelako behar bezala garatuta nahiz eta lege egoki bat izan

jaurlaritzak erkidego honetara datozenei harrera integral eta zaintza egokia emateko geure zerbitzu eta prestazio sistema propioa egokitu eta egonkortu behar duela ondo garatutako sistemak horrelako egoerei eta beste batzuei aurre egin ahal izateko gizarte zerbitzuetan hezkuntzan enpleguan lurralde osoan zabaldu behar da sare hori orekaz eta beste erakunde eta arloko elkarteekin elkarlanean eta horretarako jaurlaritzak hartu behar du barku horren lema bera izan behar da liderra berak koordinatu behar du lana

horregatik uste dugu beharrezkoa dela zuzendaritza berezitu bat

guk geure politika propioak behar ditugu hemen ere herri bezala jokatu behar dugu herri ikuspegia behar dugu herri aurreratua izan

duintasun hori eskaini behar diegu geure eskuak zabalduz geuri ere kanpora goazenean

zabaldu egiten dizkiguten bezala hori
ezin dugu ahaztu eskerrik asko agirre

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria guanche anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuak egun on guztioi hasi baino lehen mugak zabalduz erakundeko helena malenoren diskurtso baten zati bat aipatu nahi dut maleno andreak nire miresmen osoa du legebiltzar honetan egon zen eta nik neuk

herritarrek han eta hemen arrera egiteko esfortzu handia egiten dute beraien lan neketsua eskaerak zein proposamenak gobernua bultzatu dute

no solo la suficiencia sino desde luego la excelencia hori guztia dela eta gaurko eztabaidari oso egokia deritzogu eta ekimena aurkeztu zuen taldearekin akordio bat lortzeko

bi motatako herrialde daude arrazistak direnak eta arrazistak direla erakusteko aukerarik izan ez dutenak debemos hacer un esfuerzo

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on

ekimena uztailean aurkeztu zuen migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideen defentsarako taldearteko kide den agirre andreak

guregana etortzen ari ziren migratzaile eta errefuxiatuen berri asko eta asko irakurri genituen prentsan eta telebistan ere gaia tratatua izan zen

halan eta guztiz ere argi daukagu pertsona guztiek babesa behar dutela gurekin bizitzen gelditu nahi dutenek eta baita

euskal erakundeak lehen egunetik lanean egon dira pertsona hauei arreta egokia emateko asmoz ez da erraza izan

ziur dudarik baietz baina iritsi diren guztiei

ziren zerbitzuak nik uste eskertzekoa dela baita erakunde ezberdinen inplikazioa eta lana guregana etorri diren pertsonei

ahal izateko eta batik bat tratu pertsonalizatua ematen saiatu dira bakoitzaren egoera baldintzak eta bizitza proiektuen arabera

taldeartekoan azaldu zitzaigun bezala protokoloak eta prozedurak

biziak flexibleak izan dira horrek suposatzen duen esfortzuekin esan beharra dago baita euskal gizarteak ere bere elkartasuna adierazi duela bere laguntzeko prestutasuna agertu duela eta bertan egon direla hainbat eta hainbat bolondres elkarte ekintza ezberdinak aurrera eramaten oinarrizko ekimenaren bigarren puntuak hauen lana goraipatzen du eta

berriz erakundeek egindako lana ez da ezta aipatzen eta ez zaigu justua iruditzen

ziur gehiago egiteko dagoela hobetu behar direla protokoloak arreta zaintza

aitortzea lanean ibili direla erakunde maila ezberdinak uda osoan

asiloa eskaerei ematen ari zaizkien erantzunak tardatzen dutenez euskal erakundeek

martxan jarri behar dute oñatin datorren astean bertan ireki egingo dena

zitzaigun bezala esan beharra dago elkarlanean aritu direla uda osoan zehar euskadiko hiru maila instituzionalak jaurlaritza foru aldundiak eta udalak baita batzar bat baino gehiago izan dira madrilen lanak koordinatzeko nahiarekin hirugarren sektoreko adituak diren cear gurutze gorria cáritas medicos mundi eta harresiak apurtuz besteak beste ere laguntzen egon dira

arreta egokia eta integrala eman ahal izateko isiltasunean eta elkarlanean ibili dira erakundeekin diagnosiak

parte hartu du lan batzar hauetan estatuak badituelako bere eskumenak eta zeresana está claro

trabajado desde el minuto cero argi esan behar dugu ez dela gaur biharko egoera edo arazoa elkarlana behar beharrezkoa dela eztabaida politikotik kanpo gelditu beharko zen gai garrantzitsua eskuartean denon ideiak eta lana ondo etorriak izango dira arreta eta zaintza egokia emateko gaur ematen ditugun erantzunak bere ondorioak izango dituzte bihar etzi zuhurtasunez eta erantzukizunez joka dezagun elkarlanean aritu behar garela argi daukagu zenbat eta pertsona talde eragile alderdi politiko erakunde gehiagok prest egon laguntzeko izango da denontzat gure zuzenketaren puntu ezberdinek hori bilatzen dute elkarlana eragile eta erakunde ezberdinena aurrerapausoak eman ditzagun

arregi anderea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldeen

zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea beno lehenengo eta behin elkarrekin podemos taldekoei eskerrak gurekin bat egin duzuelako gero por partes

euren obligazioa ez zena euren borondate onez eta eskuzabaltasunez erakundeek egin dutena da ba geure lana eta ondo da zoriontzea egunero egiten dugun lanagatik baina uste dut

aitortu dugu borondate ona ez dugu ezetz esaten baina bistan da eta plan honen ikusita eta gero egokitu behar izatea ere horrek adierazten du zer gertatu den esate baterako

zer batzuk emakumeentzako ez zeudela prestatuta zentro batzuk ba irunera heldu ziren emakumeak eta kalean geratu ziren emakumeok egoera hau sortuta hile bira

uste dugu egon dela tartea zertzeko

esan duzu ere epe eta luze epe ertainera eta luzera lan egin behar dela eta guztiz konforme horrekin horregatik egin dugu gaurko proposamen hau hori da guk uste duguna egin behar dena uste dut esaten duzunarekin eta zuk proposatzen duzuen ereduekin talka bat dagoela ez dela ez datorrela bat ez zuen

zorioneko batzar horretan sailburuordeak esaten zuena emergentziazko larrialdiko egoera bat salbuespeneko egoera bazen eta larrialditzat hartu duzue eta erantzuna ere horrelako izan dela larrialdi egoera bateko erantzun bat guk uste dugu

elkarrekin podemosekin bat egiten dugula era bai hau eredu kontu bat da hau da

harrera herria izan nahi badugu epe luzea lan egin behar dugu eta sistema osoa egokitu egin behar dugu horretarako egonkortu egin behar da sistema eta

zuzendaritza hori zuzendaritza berezitu hori egin den lan guzti hori eta zuok ere

arabako aldunak aitortu zuen bezala koordinazio falta egon da

kontu koiuntural bat epe luzerako kontu bat da eta uste dugu

izan behar dela guk horretan konpromiso osoa daukagu uste dugu gure iniziatiban

ez dago berba hutsal bat ez denak beharrezkoak dira harrera herria izan nahi badugu horretan
lanean hasi behar dugu eskerrik asko agirre anderea elkarrekin podemos guanche anderea zurea da hitza

mila esker eskerrik asko guanche andrea euskal talde popularren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

salbuespen tratamendua eman dotzegula pertsona hauei nik hori ez dut konpartitzen eta ez da horrela

ezohikoa izan dela edo apartekoa izan dela etorri diren kopuruaren arabera ez dela izan beste urteetan gertatu den bezala eta azaldu zen bezala

euren mugak itxi dituztelako orduan asko eta asko etorri dira hegoaldetik espainiako hegoaldetik eta batzuek erabaki dabe hona etortzea gurekin

bizitza edo bakarrik transito bezala beste leku batzuetarako bidaia jarraitu nahian baina ez da izan salbuespen tratamendua eman diegunik nik hori ez dut onartzen ez delako horrela bai izan dela egoera puntual bat

asteartean azaldu egin zen hemendik aurrera ezin izango dela esan ez dela ezohikoa ze

eta batzuk jarraituko dutela hona etortzen gurekin bizitzera gero

esan dozu gizarte eragileen inguruan ez dela euren lana eta bai erakundeena eta horregatik goraipatzen zenutela nik ez dut esan goraipatu egin behar dozuenik ez txalotu ez dena konpartitu

baina aipamenik bez ez da egiten ematen du ez dutela erakundeek ezertxo egin eta bakarrik gizarteak edo gizarte eragileak

ere bai gero zuzendaritzaren inguruan zuzendaritza bakarraren inguruan hori hemen eztabaidatu egin da legealdi honetan

eztabaidatua izan zen eta ez genuen onartu bere momentuan eta orain

horretarako lanak egiten ari direla eta berak ondo ikusten zuela

elkartzea batean zuzendaritza bakar batean baina bi mila hogeirako

bi mila hogeian amaitzen da plan hori eta ez dugu ikusten legealdi honetarako

berak esan duen bezala nik uste horrek ez duela dena konpontzen eta ez dela la

dena konpontzera zuzendaritza bakar bat egotearena horrela gauzak

eztabaida amaitu dugunez bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

euskal talde popularrak euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

kutsadura atmosferikoa gertatzen denean biztanleriaren osasuna bermatzeko ekintza protokoloei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

erantzun bat ematea jendea eskatuta dagoelako eta

dago zuzenduta gure proposamenak helarazteko eta hedatzeko eta posible baldin bada martxan jartzeko eta gobernuan egongo bagina seguruenez gure neurria izango litzateke esatea aizue zuen osasuna babesten dugu zuen osasuna gure lehentasuna da eta

dugu eskumenak aparte utzita osasun

lehentasuna hori betetzeko eta hobeto egingo ditugu gauzak eta txarto egiten ari garen gauzak

eta ez badugu ondo neurtzen aire kutsadura aldatuko dugu eta egokituko dugu kalitatea neurtzen duen sarea aire kalitatea hobetzeko planak onartuko ditugu eta martxan jarriko ditugu eta ez orain arte egin dugun bezala ez dugula ezer egin horretaz

lasai egoteko behar duzuen informazioa informazio guztia zuen eskura jarriko dugu bai web orrialdean datu eguneratuak eta bai

aire kalitatea ziurtatzea eta osasuna ziurtatzea eta bestetik informazio osoa hedatzea informazio osoa

reflexionemos sobre ello gracias eskerrik asko becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

bai eskerrik asko eguerdi on guztioi aitortu behar dut gaurkoan pixka bat

alderdiek harridura sortzen dit emendakinik ez aurkeztea eta

aurkakotasuna adieraziko duzue eta harridura sortzen dit ze

arazoen inguruko kasuetan eta non ekimen bat etorri den

eta azkenean ekimen proposatzaile bat ekarri izan denean hau den bezala nolabait akordio batetara iritsi gara gobernuak

honetan ez da horrela eta ez dugu oso ondo ulertzen zergatik dagoen enroke hau ezta nolabait da mezua bidaliko bazenute bezala

eta hori kuestiona ezina da eta ekimen honek kuestionatu egiten du nik uste dut okerra dela eta pena bat dela nahiz eta ekimen hau aurrera aterako den betiere hobe izaten da beste taldeek ere asumitzen baldin badute gero hemen proposatzen dena aurrera eramateko errazagoa da ezta ez dakit ondo zergatik den hori baina desde luego nik uste dut hemen bi

daudela eta da bat nik uste dut kezka behintzat hori badakarkigu eta da diagnostikoaren inguruko afera ezta klaro hemen proposatzen dira gauza asko

ez dela gobernuak orokorrean ematen duen bezain ona eta hor arazo bat egon daiteke eta bestea da ea guk proposatzen dugun ildoetatik aurrera egiteko asmorik badagoen edo ez guk

becerrak nik uste dut gaur modu egokian ekarri dituela eta gure

proposatzen dena zentzuzkoa dela eta daukagun arazo larrienetako bati aurre egiteko pentsatuak daudela baina utzi pixka bat diagnostikoaren inguruan

hemen plenoan ere eta nik uste dut laburbildu daitekela gobernuak daukan posizioa edo arriola sailburuak bere garaian esandako hainbat hitzetan eta

hauek aurreko urtean esandako hitz batzuk dira diagnostiko honi pixka bat trapua hay que pasarles un poquito el paño eta trapu hori edo pasa digu nik uste dut modu orokorrean txapela interesgarri bat jarrita

bukatu eta aurreko hilabetean aurkeztu zuen txosten bat eta nik uste dut txosten hori

eta zentzu horretan gaur ekartzen diren proposamenak oso ondo txertatzen direla europako kontu auzitegiak esaten dituen kontuetan batzuk bagenekizkien aurretik ere hori estatistiketan eta behin eta berriz ateratzen dira gazteleraz dago

kontutan izanda nik uste dut argi geratzen dela hemen arazo batzuk ditugula ze hemen erantzutera etortzen zaretenean gobernua eta suposatzen dut hortik etorriko zaretela

arazo batzuk ditugu legea kunplitzerakoan bilbo inguruan baino

auzitegi honek esan duena da legea kunplitzearekin osasunaren inguruko arazoak ez ditugula ekiditen eta horregatik iruditzen zaigu legea betetzeak hainbat kasutan ez duela nahikoa izan behar edo jomuga edo helburua

legea betetze hutsak jakinda dakigun bezala behar baino lehenagoko heriotzak badaudela baditugula euskal herrian eta eaen airearen kutsadura dela

eta zentzu horretan ere nik esan nahi dut hemen esaten denean airearen kalitatea oso ona edo ona dela nik uste dut

oso ona dela nik beste adibide bat ekarri dut baina

munduko osasun erakundeak esaten duenean mugak

bi koma bost partikula txikietan mikratan neurtzen diren horietan esaten du balioa kalteak sortzen dituen balioa hamaretik aurrera dela eta legeak hogeita bost esaten du beraz legea

baina osasunarengan kalteak badaude eta egon badaude eta eaeko parte oso handi batean ze pasatzen ditugu mundu erakundeko

erandion pasatzen ditugu bilboko portuan pasatzen ditugu santurtzin oro har

zonaldean bederatziehun mila pertsona bizi diren zonalde horretan gainditu egiten ditugu

horretaz gain zumarragan horretaz gain nola ez atera da baita ere durangon eta abar eta abar beraz arazoa hor dago

sarea sare hori asko hobetu behar dela sare hori beste departamentuekin eta akademiarekin konpartitu behar dela nola egin

ze arazo asko izaten ari gara zentzu honetan eta hor beste adibide erraza jarriko dugu gaur

ospatzen ari den petronor eaeko enpresa kutsatzaileen hori horren inguruan emisio asko daude eta lau kabina daude

lau kabina horietatik bi jaurlaritzarenak dira eta bi enpresarenak dira

non neurtzen dira bentzenoa toluenoa eta xilenoak petronorren eskuetan kabinetan hor kontrol publikoa behar dugu

kopuruari eta egoerari buelta bat eman behar diogu eta informazio publikoari

jendarteari ematen zaion informazioa hobetu behar da eta sentsu horretan ere guk proposamen batzuk txertatu ditugu proposamen honetan eta

arazo handiak ditugu eusko jaurlaritzaren txostenak

daude baina iruditzen zait garrantzitsua dela jendarteari

azaldu behar direla eta neurketak hobetu egin behar direla eta sentsu horretan datoz gure proposamenak

dirudienez gobernua sostengatzen duten alderdiek babestuko
ez dituztenak eskerrik asko otero jauna

eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on

y progresiva baina podemosen diskurtsoa oterorena be bai enpresetaz mintzo da enpresek igortzen duten keaz eta

diskurtsoaren artean ez hainbeste mozioaren zioan

apur bat distorsionatuta jartzen duzue arazoaren gainean eta

legebiltzar honetan ingurugiro batzordean eta nik bertan esan nauena berretsi egingo dut eta errepikatuko egin dut baina beno gueñeskoentzat balio dau

edo durango bizi direnentzako edo portu ondoan bizi direnentzako eta da

nik uste enpatia ariketa horrekin jarraitu egin behar dabela bizilagunen ondoan egon behar direla

bizilagunek eta gero ikusi dugun bezala informazio hori eskuragarri duten

jarraitu egin behar dutela esfortzu hori egiten enpatia hori izaten izan be beno inori ez zaigu gustatzen leihotik begiratu eta tximiniak ikustea kea dariola eta beraz

puntu bat duten herritarren egoera horretan jarraitu behar dute horra joaten eta presente egoten eta haien mesfidantza kasu batzuetan mesfidantza kasurik badago ahalik eta

esan genezake kutsadurak ez duela afiliazio politikoa galdetzen sudurretik sartu aurretik beraz nik uste hemen

laugarren puntuan eh bilduk aipatzen zuen adibidez osasun saila galdetutako udalerriek eta

eta nik hau operatiboki uste dut gauzak mantsotu egiten dituela badagoela ia kontraste bat de hecho gobernuak badauka

kanpoko enpresa bat sare hori aztertzen duena eta

hobetzeko eta beraz hori ere egiten da eta hirugarren

sarea hobetu behar dela eta europar batasunak ezarri duela ez dagoela ziurtasunik ondo neurtzen dugula ala ez pero

no tienen alternativas gracias eskerrik asko becerra jauna eh bildu taldetik otero jauna zurea da hitza

kotxean ez gara zentratu hau airearen kalitatearen

protokoloetan eta informazioan beraz hemen kotxea ez da sartzen ez da kutsadura jaisteko neurrietan ez gara sartu eta enpresetaz hitz egin dut ez enpresak kotxea baino kutsatzaileagoak direlako ni ados nago zurekin baizik enpresen inguruan

daudelako nik uste dut horrekin argitzen dudala eta

eta da diagnostiko on batetik abiatu behar dugula eta esan duzu balore objektiboa

osasun elkarteak jartzen duela eta esaten duzu que es buena que

ez daukat denbora gehiegirik baino ez dakit nola esan

zure adibidea zuk kriston adibidea jarri duzu eta esan duzu bi kliketan bi kliketan

ba bi klik horiek ere zuk egin dituzunarekin batera nik egin ditut

hobe daiteke berde europar agentziaren arabera txarrak eta joaten bazara datu horietara datos en tiempo real

hogeita batean daudela oraintxe bertan durangon eta mundu

hamaretik gora dauden neurri guztiak osasunarentzako kaltegarriak dira beraz oraintxe bertan durangon bikoiztu egiten da

osasun erakundearen arabera beraz nola esan dezakezu bi kliketan konprobatzen duzula airearen kalitatea
dela durangon mesedez justu honetaz hitz egiten ari gara eskerrik asko otero jauna euskal talde popularra lópez de ocariz andrea

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

del mundo eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna eztabaida amaitu denez

elkarrekin podemos euskal talde popularrak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua

kontrol telematikoa erabiltzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldeko ordezkaria den goirizelaia andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

guztioi isiltasuna mesedez gaurko proposamena
eztabaidatuko duguna ziortza linares ekainak bostean lan eta justizia batzordean egindako

ondorioz ikusi genuen behar beharrezkoa zela proposamen bat da linaresen testimonioak

nolakoa den zer egin behar duten mahai gainean jarri zituzten gure harridurarako lehenengo gauza komentatu

hau da ertzaintzaren lokaletara joan zenean

ez zegoen inor guardian salaketa jasotzeko eta errekomendazioa jaso zuela beste egun batean bueltatzeko hori gertatu

hasi zenean beste zerbitzuaren inguruan bere salaketa bideratzeko

konturatu zela deskoordinazio oso handia zegoela zerbitzu guzti horien artean gero bere ibilbidea amaitu zen epaitegien aurrean eta hor ere ikusi zuen zer nolako disfuntzioak zeuden berak

eta gero ibilbidearen ostean jarritako beste abokatu desberdinekin orduan kontatutako guztia guretzat izan zen gauza argi bat eta ondorio argi bat atera genuen sistemaren

agerian jarri zuena zen sistemaren frakasoa eta ikusita sistema horretan hori gertatu zela

ondo bideratzeko gauzak errebisioak planteatu behar zirela horregatik planteatu genuen proposamena porque no se puede pedir a las mujeres

no tiene consecuencias en la realidad azken egun hauetan ikusi dugu hori gertatzen ari dela eta hori gertatu dela adibide argi bat izan dugu bilbon

salaketa bat jarri zuen eta sistemak ez zuen erantzunik eman eta sistema

ez zuelako eman azkenean hilik agertu zen

hori gertatzen ari dela eta zelan agindu berezi batzuk bota dabezela epaile guztiei esanez salaketa gauza

denak daudela aldaketaren alde denak planteatzen dituzte aldaketak egin behar direla atzo espainiako ministroak

egin zuen hango madrilgo kongresuan eta planteatu zituen aldaketak egin behar direla konturatu direla gauzak ez direla ondo funtzionatzen eta protokolo guztiak eta indarrean dauden lege guztiak

eta proposamen berriak egingo dituela hau da gu gaur ekartzen duguna ikusten dugu gertatzen ari dena eta pentsatzen dugu gauzak ebaluatuak izan behar direla eta bideratuak

guk ez dugu nahi gehiagorik tribuna honetatik esatea berriro aldaketa egin behar dugula guk ez dugu nahi berriro

biolentzia hori sufritzen ari garela gauza asko egin behar dira baina gauzak batzuk oso praktikoak dira eta posibleak dira momentu honetan

con todo esto horregatik ikusita nolabait esateko ia ia hemen gauden guztiok ados gaudela esaten dugunarekin eta

nahi dugu honekin amaitzea eskertzekoa da

niretzako oso inportantea da kontutan izatea puntu batzuetan emakumeen ikuspuntua

adibide moduan eta hori zen konparezentziaren oinarria bere momentua baina gero kontatu zituzten beste gauza batzuk

ofiziozko txanda eta horren ondorioz gertatzen diren gauza guztiak horretarako

hori aldatzeko abokatu bat prokuradore bat pertsona bakarra hasieratik bukaerara arte kontrolatzen duena prozedura guztia behar beharrezkoa da irtenbide integral bat eta akatsik gabe emateko

horretan ados gaude eta nik uste dut demostratzen duela lehen esan dudan moduan hau aurrerapausoa dela

eguerdi on guztioi dagoeneko gehiena esanda dago eta nik uste dut aipagarriena aurretik esan dena halako gai latz baten aurrean hitz egitera etorri eta guztion arteko akordio bat lortzea hori dela benetan balioan jarri behar duguna

genero desberdintasunaren adierazle latzena dela eta ikusi besterik ez dago pasaden astean ere

hainbat gizonek beraien emazte edo emazte ohientzako

seme alaben erailketaren bidez ere asetzen dutela eta egia esan

albisteak entzuten eta aitortu behar dizuet askotan kostatu egiten zaidala horri bukaera bat ikustea

hainbat neurri aurrera eramateko akordioa lortu dugula

gertaeren aurrean sistemaren frakasoa ikusten duela nik ez nuke hori esango nik uste dut sistemak funtzionatzen duela agian momentu batzuetan ez behar lukeen bezain ondo eta

eta hobetu egin behar dugu horretarako gaur lortu dugun akordioa ere baina askotan gizarte osoaren porrota da horrelako gauzak gure artean gertatzea eta esaten dugunean

ez bakarrik biktima bat dagoenean tirita jartzea baizik eta aurretik nola ekiditen dugun berriro horrelako eraso bat edo biktima bat eta horregatik erantzunak izan behar du integrala hemen aipatu da hezkuntza

inkesta eta hor agertzen da benetan ere bai jendeak non ikusten duen edo ardura non ipintzen duen gai honetan eta uste dut

batez ere larritasuna gizartean behar bezala txertatu eta kontzientzia horiek benetan aldaketa batetara ea benetan eramaten

neurri telematiko edo elektronikoen inguruan aurkeztu zenuen

lortu dugula abenduan uste dut izan zela zure legebiltzarkide den arzuaga jaunak egin zion galdera bat

segurtasun sailburuari pultsera famoso honen eskumuturrekoaren inguruan nik uste dut erantzuna argia izan zela nik ez dut errepikatuko

eskumuturrekoa benetan ez dela ertzaintzaren ardura bat epaileak erabakitzen du noiz jarri behar zaion biktimari edo baita ere erasotzaileari pultsera hori espainiako ministerioaren ardura da

askotan beraiengan ere erortzen dela gaizki funtzionatze horren arazoa eta

senatuan esan zuen benetan konponbide bat eman behar zela eta hobetu egin behar zirela

matxistaren aurkako itun horretan ere neurri bezala jasotzen da beharrezkoa dela berraztertzea sistema hauek benetan ez dutelako ongi funtzionatzen

eskaera zuzenean eta guk ere horrela jaso dugu erdibidekoan eta uste dut zuzena dela

agian ordezkatua izango dena ere bai beno smartphonetan eta aplikazio bat jartzeko aukera egongo delako

biktimaren babesa oso konplexua dela baita ere ikuspuntu polizialetik protokolo oso zehatzak dauzkatela eginak komisaldegietan eta berraztertzeko ere eskatzen diogu baina ez bakarrik segurtasun departamentuari baizik eta

gaurko transakzioan eta horrela eskatzen genuen baita ere aurkeztu genuen

gero beste hainbat kontu ere adostu ditugu nire aurretik hitz egin duzuenok aipatu dituzue koordinazioa

bigarren akordio hori ere hor dago indarkeria

euskal erakunde guztiek baita ere botere judizialeko kontseilua bera fiskaltzak udaletxeek diputazioak jaurlaritzako hainbat eta hainbat

elkarte feministak hori ere jaso dugu beharrezkoa delako baita ere bere

horretan adituak direnak eta egunero gai hauetan lan egiten dutenen iritziak eta

jaso dugu erdibidekoan koordinazioa badago hobetu egin behar dela

aurrera egin behar dugu eta gai honetan nola ez ba dudarik gabe gero aipatu da baita ere eskumuturrekoaren kasuan

sortarazten duela legedi aldaketa bat egon beharko lukela agian gauzak beste modu batera egiteko kasu gehiagotan jarri beharko litzakela arriskuaren neurketa pasaden asteburuan uste dut izan zela maria victoria cinto epailearen elkarrizketa bat irakurri nuen

balorazioa ze zaila zen epaile batentzako horrelako neurri bat jarri behar den edo ez erabakitzeko orduan eta

ez zuela asmatu kasu honetan eskatzen zituen aldaketak kriminologoen laguntza agian epaitegietan bai guardiakoetan bai

egiteko aukera egon daiteke eta esparru ezberdinetan ardurak dituztenak ere

ni ere ados nago nire esperientzia profesionalaren arabera ere abokatu berdinak eramatea

ezberdinak ez dauka inolako zentzurik salaketa bat jarri eta abokatu bat izatea eta hurrengo kasu batean beste bat uste dut egokia dela baita ere

akordio batera iristea eta kasu hauetan ere defentsarako abokatu bera izatea bai emakume horren onerako eta nik uste dut baita ere

hobea izateko orduan gauza asko adostu ditugu nik uste dut

eskatzen dugu besteen arteko koordinazioa besteen arteko elkarlana eta ez nuke ulertuko hemen ganbera honetako taldeok ados ez jartzea gai honetan besteei beti elkarlana eskatu eta ez akordio batera iristea uste dut orain arte egiten denaren osagarri dela gaur lortu dugun akordioa gauzak hobetu behar direla berraztertu protokoloak eta uste dut guztion ardura dela benetan arazo larri honi aurre egitea eta hemendik aurrera ere gai hau berriro tribuna honetara ekartzen dugunean gaur bezalako akordioak lortzeko

pixkana pixkanaka aurrera egingo dugula eskerrik asko eskerrik asko berasaluze

bototara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa